bilkurari berriro ekingo saio erreglamenduko eunda irurogeitabost amar artikuluko bozketa egingo da bozketa hori

izenen araberakoa hau da legebiltzar bakoitzak bere izena aipatzen denean aurkeztutako lehendakari gaietako baten izena esango du edo

dela esango du zehaztuko dugu nondik hasten den

iriarte okiñena maddalen kortajarena ibañez nerea

llanos gómez nerea martínez hierro lander

mendia cueva idoia mendizabal mendizabal garbiñe orbegozo uribe kerman

otero gabirondo mikel pastor garrido josé antonio pinedo bustamante leire

rojo solana natalia romero pozo rafaela sagardui goikoetxea gotzone

zubizarreta larraitz uria serrano juan luis uribe etxebarria apalategi luke

urizar karetxe pello urrutia oianguren aitor

zabala artano maría pilar zorrilla ibañez joseba agirre arizmendi iñaki

zallo jon alonso aranegui alfonso andueza lorenzo eneko

arana varas eukene arregi romarate amaia

leixuri arruabarrena azpitarte mikel

bollain urbieta julen casanova alonso iker

beltrán de heredia arroniz estefanía erkoreka gervasio josu oregi bastarrika ana isabel

iturrate ibarra iñigo urkullu renteria iñigo

macazaga sáenz cristina prieto san vicente txarli

renteria tejeria otermin

iñigo urkullu renteria hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hemezortzi bai hogei abstentzio

beraz gehiengo osoa lortu ez denez bigarren bozketa bihar goizean egingo dugu azaroaren hogeita lauan goizeko